laugarren tokian tramitatuko da gai zerrendako lehenengo puntua galdera

euzko abertzaleak taldeko legebiltzarkideak ingurumen eta lurralde politikako sailburuari egina eskola jasangarrien sareari buruz

lehendakari sailburuak legebiltzarkideok egun on guztioi dagoeneko

jaurlaritzako ingurumen saila eta hezkuntza saila lankidetzan hasi zirela eskola agenda hogeita bata jartzeko urte guzti hauetan milaka eta milaka ikaslek parte hartu izan dute programa honetan beraien irakasle eta koordinatzaileekin batera

eskola agenda hogeita bata ingurumen hezkuntza programa bat xede nagusitzat gaztetxoengan ingurumen arazoen konponbidean partehartzeko

gaitasuna jarrera motibazioa eta konpromisoa garatzen duena alde batetik eskola eremua bera lantzen duena bestetik bakoitzaren herria gainera programa hau ez da bere horretan geratzen ikasleek bere herrietako

eta egokien iruditzen zaizkien asmoak landu eta gero herriko alkateari berari luzatzen dizkiote ez da beraz eskolako lana bakarrik

udaletxera hurbiltzen ikasten du udalbatzaren aretoa ezagutzen

herriarentzat hobekuntza iraunkorrak izango direnak proposatzen beraz eskola agenda hogeita bata programak ondo gauzatuz gero etorkizuneko herritar arduratsuak ingurumenarekin kezkatuak eta herri partaidetza ariketetan jatortasunez jarduteko gai direnak sortzen ditu eta hain zuzen garapen iraunkorrerako hezkuntzaren hamarkadaren barrua bi mila hamabostetik bi mila hamalauera bitartekoa eusko jaurlaritzak

eskola jasangarrien programa aukeratu du mundu mailako praktika ontzat hartuz albiste ona da

euskadiko eskola jasangarrien programan parte hartzen duten eragile guztiak zoriontzeko eta hori horrela galdera luzatzen dizut oregi sailburua zer da eusko jaurlaritzak ingurugiro eta hezkuntza sailek zehazki

arabera eskola jasangarrien sarea proiektuaren bitartez gazteak

aurre egiteko ekintzei buruz sentsibilizatzeko egiten duena mila esker eskerrik asko arrizabalaga andrea erantzuteko oregi andrea zurea da hitza eskerrik asko
lehendakari legebiltzarkideok eskerrik asko arrizabalaga andrea galderagatik eusko jaurlaritzak hezkuntza eta ingurumen sailen bitartez ingurumen hezkuntzako hainbat proiektu sustatzen ditu bai hezkuntza arautuan eta zein ez arautuan bi mila hamarean abenduan

orain eskola jasangarrien programa bi mila bost bi mila hamalau hamar urteetan izan diren hezkuntza jasangarriaren inguruko hogeita bost esperientzia eta jardute egokien artean gaudela erabaki dute nazio batuek eta nagoyan japon izango den

programak aurkeztea eskatu digute hezkuntza arautuan hiru programa garrantzitsu garatzen ditugu eskolako hogeita batagenda

hezkuntza komunitatearen partehartzea ditu ardatz eta oinarri eta ikasleen protagonismoa kudeaketa

eta curriculuma berritzea eragiten du hasiera hasieratik abiatzen gara hezi eta prestatu egiten ditugu eta horregatik gizarte eredua aldatzeko ezinbesteko tresna da uztartu nahi dugu batez ere errekurtso energetikoak eta materialak ez xahutzeko biodibertsitatea ez galtzeko

eta klima aldaketari aurre egiteko besteak beste bigarrena jasangarritasun zentroen inguruko sarearena da eskola jasangarri goraipamena eskolako

garatzen duten zentroei ematen zaie kanpo auditoria bat gainditze ezkero aitorpena lortzeko prozesua azken zazpi urteotan garatu dugu eta gaur gaurkoz laurogeita bederatzi zentro jasangarri dituen zentro bat dugu hirugarrena eta azkena eusko jaurlaritzak aipatu berri dugun prestakuntza ekintzak confinten nazioarteko haur gazteen konferentzia garatzen du izan ere konferentziak aukera ematen die mundu osoko gazteei

bestalde badauzkagu heziketa ez arautuan bestelako programak aipatu berri ditudan osagarri

gure kostalde eta ibaiak zaintzeko aztertu programa arrano arrantzalearen heziketa plana boluntarioei laguntzeko programa

eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina pobreziaren feminizazioari buruz urrea andrea zurea da hitza

gainditzea lehentasuna ahal da eusko jaurlaritzarentzat galdera hau egutegian oso garrantzitsua den datarekin bat egiten du gaurkoa urriak hamazazpi pobreziaren aurkako nazioarteko eguna dugu eta

eta bizitzaren prekarizazioak emakumea aurpegia duela eskerrik asko
urrea andrea erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den lehendakari jauna zurea da hitza

egun on legebiltzarburu andrea legebiltzarkideok sailburuok

carolina urrea andrea eusko jaurlaritzarentzat gai hau

gainditzea lehentasun bat da pertsona helburu baita gure eginkizunaren ardatz nagusia

leundu diru sarrerak bermatzeko errentaren eta gainontzeko gizarte laguntzen bitartez gaur egun baztertze arriskuan daudenen ehuneko

ehuneko hirurogeita hamabostari euskadin gaur egun diru sarrerak bermatzeko errenta jasotzen duten unitate familiarrak hirurogeita bost mila dira horietako

bakarrik bizi diren emakumeak dira beste bederatzi mila dira seme alabak beraien kontura dituztenak

daude diru sarrerak bermatzeko errentari esker bizi direnak seme alabekin edo seme alabarik gabe osatuta dauden unitate familiarretan

urkullu jauna ez da nahikoa ezta itxaropentsua eusko jaurlaritzaren norabidea murrizketa eta austeritatea direla medio araba gipuzkoa eta bizkaian bizi garen emakumeon duintasunarekin

ezta berdintasuna nagusi izango den gizarte batera joatearen garrantziaz hitz egitea izan ere zuen politikak ondorio lazgarriak

premiazko politika publikoak egin behar dira gertatzen ari den eta emakumeei gogortasun handiagoz eraso egiten dien bizi baldintzen

eskerrik asko urrea andrea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

nomina bat dute eta duintasunez bizi ahal izateko

normalean seme alabak dituena bere kontu hau da guraso bakarreko familiak dira emakumea denean seme alabekin geratzen den heldu nagusia
arrisku handiagoa dago pobrezia egoeran erortzeko eta hori da gure lehentasuna ere bai eskerrik asko eskerrik asko

gai zerrendako hirugarren puntua galdera blanca roncal azanza euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina osakidetzako enplegu publikoari buruz
roncal andrea zurea da hitza eskerrik asko mahaiburu andrea

lehendakari jauna zuregana jotzen dut lehendabizi haserre dituzu enplegatu publikoak gaur nire taldeak

istilutan sartu den jaurlaritza zein istilutan sartu den ez duelako jakin herri administrazioan elkarrizketa soziala kudeatzen

herritarren funtsezko eskubideak bermatzeko pentsatuta dauden zerbitzu publiko ezberdinak kaltetuko ditu y ahora sí señor

lehendakari jauna egun on guztioi oso galdera zehatza egiten didazu eta oso erantzun zehatza emango dizut lehenik eta behin eta data bat eman aurretik beharrezkoa iruditzen zait zeuk jakin ondo dakizun zerbait argi eta garbi adieraztea

dagoeneko pertsona guztientzako osasun zerbitzu publiko eta kalitatezkoa bermatzen du eta hala da izan ere duela hogeita hamar urte baino

y de posibilidad de trabajo para otros gobernu honek enplegu publikoa sortzeko eta mantentzeko duen konpromisoa ukaezina da enplegua bizi dugun garai honetan horregatik lan eskaintza publiko bat aukera ona da aukera ona hainbat pertsonen lanpostua egonkortzeko aukera ona

eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna gai zerrendako hamaseigarren puntua galdera antonio damborenea basterrechea euskal talde popularreko legebiltzarkideak

de estos siete meses eskerrik asko damborenea jauna erantzuteko gatzagaetxebarria jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea damborenea jauna jaurlaritzak

hiru foru aldundiak herri dirubideen kontseiluan aho batez onartu genuen pasaden astelehenean bi mila hamalauko dirubilketaren aurrikuspena

aurrekontuetan aurrikusten zen dirubilketaren kopurua eta horren ondorioz ekarpenena

lotuta dago udalerri guztiak hiru foru aldundiak eta eusko jaurlaritzaren aurrekontuak hori da

testuinguru ekonomikoa daukagu alde batetik testuinguru ekonomikoa aurtengorako gure ekonomiaren hazkundea ehuneko batekoa da

ikusten den moduan zeharkako zergetan

gorakada garrantzitsua dauka bereziak oso txikia zerga bereziak txikiak

egia da beherakada bat dago kontutan eduki behar duzu balantzen eguneraketa

egon zen eta pertsona fisikoen errentan

bat dago eragintxo bat dauka aurten egin den aldaketa erreforma egin dena bi mila hamairugarrena urtean eta zati baten

testuinguru horretan lau instituzioak aurrikusten dugu bete egingo dugula aurrekontuetan aurrikusten zen dirubilketaren kopurua eta hortik datozen

eta bestetik egin diren aldaketak eta nola doan ekonomia eta ze eragin daukan zeharkako zergetan eta zerga zuzenetan

eskerrik asko eskerrik asko gatzagaetxebarria jauna damborenea jauna zurea da hitza

hitza bai damborenea jauna guk egin dugun
aurrikuspen ekonomikoetan antzera mantentzen gara cero coma nueve por cientotik ehuneko batera maiatzeko gure koadro makroekonomikoan

dizudan moduan lehenengo hitzalditxoan eragina non dago dago barne eskaeran barne eskaeraren barruan non dago dago kontsumoan kontsumoa non dago

bestetik ere horrek suposatu izan du dirubilketa gehiago egitea zuzeneko zergetan non dago eragilea alde batetik badago eragin bat itunetako zergetan errenta fisikoen zergan grabamen berezi bat hitzartu dugu

eta baita ere bi mila hamairuan egindako erre zerga aldaketan

pertsona fisikoen zerga hori alde batetik eta bestetik

testuinguru horretan hau da gure aurrikuspenak dira aurtengo dirubilketa beteko dela nola kokatuko dugu beno ba kokatu behar dugun moduan zentzunez eta

eta da egokitzen eta orekatzen gastuak sarrerekin

gastuak ere orekatu sarrerekin hori da egiten dugun politika ze bete behar dugulako

arau batzuk eta gestioa egin behar dugulako zuzena eta egokia egokia betetzen daukagun konpromisoak hartuta eta muga batzuk defizit arloan gainetik ez joateko zentzu horretan gabiltza jokatzen eta zentzu horretan

aurrekontuaren aurrikuspenak betetzea garrantzitsua da

baita euskal udalerri guztientzako ere zeren bestela likidazio

ekonomiaren hazkundea aurrikusten genuena zertxobait eta erreforma fiskalaren

gai zerrendako bosgarren puntua galdera gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina bizkaiko diputatu nagusiak

eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den erkoreka jaunak erantzungo du

eskerrik asko erkoreka jauna maneiro jauna zurea da hitza

eskerrik asko erkoreka jauna gai zerrendako seigarren puntua interpelazioa gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina eusko jaurlaritzak bi mila hamalauko uztailaren zazpian publizitate instituzionala kontratatzerakoan

ilegaltasunei buruz legebiltzarrak onartutako agindua betetzeari buruz maneiro jauna zurea da hitza

las irregularidades bost kasu ezagun hauek epaitegian daude gure salaketari esker ustezko delituak hauek dira

fondo publikoak bidegabe erabiltzea eta

duela gutxi zazpi kasu berri aurkitu ditugu zazpi kasu berri dauzkagu lehendakari eta beste hamairu kasutan ez digu bidali informazio guztia momentu hauetan esan dezakegu hamabi kasu daudela non gobernuak ez du betetzen publizitate legea eta inplikatuta daude gobernuaren departamentu guztiak eta hau oso iruditzen zaigu salaketa politikoa egin dugu eta salaketa juridiko berri bat aurkeztuko dugu lehenengo salaketari kasu berri hauek gehitzeko oso larria da delituak

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor maneiro

apaltasunez eta argitasunez esparru honen kudeaketan hobekuntzak martxan jarri behar direla ez nuen ezkutatu onartu egin nuen honekin batera hainbat neurri eta konpromiso aurreratu nituen konpromiso horiek betetzen ari gara gardentasunarekin konpromisoa betetzen ari gara barne prozedura

areagotu egin ditugu kode etikoaren batzordeari gai honi buruzko txostena eskatu genion eta txosten hori ezaguna da eta hartutako konpromiso instituzionala ere

kudeaketa hobetzeko eta gardentasuna bermatzeko neurriak

zerbitzu publikoan eta zintzotasunean oinarritzen dudala politikaren jarduna etika demokratikoa dela ni buru naizen jaurlaritzaren oinarria

eredu hau sustatzeko eman beharreko argibide eta informazio guztia eskainiko dugu orain arte gardentasun osoz informazio guztia eskaini dugu publizitate legea onartu zenetik ez da inoiz orain ematen den informazioa eskaini galdera guztiak erantzun ditugu

interpelazioa gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina eitbn informazioa manipulatzeari buruz maneiro jauna zurea da hitza

ditu egunero gainera eaj eta gobernuaren aldeko tresna da egungo eitbk iraganean bezala ez ditu betetzen bete beharko lituzkeen printzipioak hor legean daudenak ez ditu betetzen históricamente

horregatik esaten dizut eitb gobernuaren eta eajren tresna besterik ez dela

lehendakaria sailburuok legebiltzarkideok lehenik eta behin maneiro jauna legebiltzar honetan aldarrikatu nahi dut ozen nire

talde osoarengan konfidantza osoa beraz

eitb euskal autonomia erkidegoko komunikaziorako erakunde publikoa da herri honen erreferentziazko marka da herritarren zerbitzura dagoena komunikazio eskubidea eta informazioa jasotzeko eskubidea bermatzen dizkiona

erantzuten dio eitbk iritzi aniztasuna bermatzen du eitbk demokraziaren baloreen defentsarekiko konpromisoa du

audientziaren aitorpena duena beraz oinarrizko zerbitzu publikoa betetzeko zeregin horretan jarrai dezan animatu nahi dugu bere sorrerako legean

zorroztasunez betez orain arte egiten ari den moduan mila bederatziehun eta laurogeita biko ekainaren bian euskal herriko

herri erakundea sortzen duen maiatzaren hogeiko bost barra mila bederatziehun eta laurogeita bi legea argitaratzen da horrela erabaki baitzuen legebiltzar honek eta hori euskal autonomia erkidegoak bere autonomia estatutuaren hemeretzigarrena atalak dioenaren arabera irrati eta telebistari buruzkoak

urtarrilaren hamareko lau barra laurogei legez onartutako oinarrizko bideak osatuz eusko legebiltzarren lege baten bidez

bere bigarren atalburua funtsezkoa gertatzen zaio euskal irrati telebista herri erakundeari

apal ezinak diren printzipioak bigarren atalburu honek orotarik oinarri arauaz eta erabiltze eremuaz behar du

euskal autonomia erkidegoko herri agintariek eta herri erakundearen jardute sailek adierazpide askatasuna eta argibideak hartzeko eta emateko eskubidea babestuko dituzte adierazpideek demokraziaren

orotariko interesaren alde autonomia estatutuan eta konstituzioan onartutako elkarbizitzaren herri balioen sustapen eta bermatzea

gazteriaren eta haurtzaroaren babesa euskal kulturaren eta euskararen sustatzea

eta horretan saiatu da saiatzen da eta saiatuko da etorkizunean eta bere laugarren atalak

bigarren eta hirugarren ataleko printzipioak betetzeko zer ekidin edo saihestu beharko litzatekeen adibidez askatasunaren eta norbanakoen eta taldeen arteko berdintasunaren aurkako ekintzak eta jokabideak goratzea edo aldeztea edo lege edo gizarte aldetik gaitzesgarri diren jokabideak alde onetik erakustea edo aldatzea eta abar

eta behin baino gehiagotan foro honetan esandakoa errepikatuko dut adierazpeneta informazio askatasuna alde batetik

deslegitimazioaren orekan oinarritzen du eitbk bere lan ildoa

informazioa eta iritzia eta informazioa gertakarien kontakizun objektiboan oinarritzen da kazetarien iritziak sartu gabe

neutraltasuna da bere esparrua legeak dioen bezala hori da bere gidaliburua

eta giza dignitatearekin eta balore demokratikoekin begirune zorrotza dauka gisa eskubideekin konpromiso argi eta garbia da bere ikurra

inor ez da perfektua edonork egin ditzake akatsak edonork

onartu egin behar da eta saiatu ez dadin berriro gertatu ez dago manipulaziorik manipulazioa ez da joko araua

horretan saiatzen da eskerrik asko uriarte andrea

demokraziaren baloreen defentsarekiko konpromiso irmoa dauka eta euskarari dagokionez konpromiso handia duen taldea da areago euskal irrati telebistaren

euskal herritarren informazio eta parte hartze politikarako tresna nagusia dela eta euskal kultura sustatu eta hedatzeko funtsezko bitartekoa izateaz gain

ondorioz eitbren esparruan euskararen erabilpena

son las señas de e i te be nire aldetik oinarrizko zerbitzu publikoa betetzeko zeregin horretan jarrai dezan

bere sorrerako legean jasotzen diren printzipioak zorroztasunez betez orain arte egiten ari den moduan

itxaropentsuak bizi ditugu bakea eraikitzeko une aproposa

eta ziur nago zentzu honetan eitb tresna boteretsua dela

eta ez bakarrik zuk esaten duzun gauzetarako hemen uste dut
inportante asko daudela lan egiteko eta ez zuk esaten duzun moduan horrela ez dugu sinesten eskerrik asko uriarte andrea

eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina hezkuntza eta hizkuntza politikako eskumenetan izandako murrizketei buruz isasi jauna zurea da hitza

legebiltzarreko presidente andrea lehendakari jauna sailburuak legebiltzarkideok espero dut erretorika doinua aldatzea edo diferente erabiltzea

prozesua harrigarria eta eredugarria dela bai horrela da azken mende honetan europan ez dago antzekorik azken berrogeita hamar urteotako euskeraren biziberritzea harrigarria

jende eta erakunde askoren esfortzuen lanaren eta nekeen emaitza izan da pertsona eta elkarte askori eskertu behar diogu egindako lan eskerga herri erakundeei ere bai noski

egindakoarekin nola ez aitortzen jarrita aitortzen dugu lortutakoa ezinezkoa izango litzatekeela herri erakundeen lanik eta ekarpenik gabe hori esanda ez dezagun pentsa ibilitako bidean dena zelai izan denik

bai argiak eta kementsuak izan dira bai baina ez dezagun ahantzi aurkakoak izan direla eta ez gutxi eta oraindik badirela

hezkuntza sisteman nago

hizkuntzaren bizi iraupenerako hezkuntza sistema ezinbestekoa delako

eratorri ziren gerora irakaskuntzako hizkuntza ereduen diseinua a b eta bostehun hizkuntza ereduak urte horietan

hala ere problema bat zegoen hizkuntzaren diseinuen atzean mila bederatziehun eta

urteko dekretuek euskal herriko egoera soziolinguistiko konplexua eta askotarikoa aitzakia zela

diseinu programatua eta askotarikoa izatea proposatzen zuten

hezkuntza sisteman sartzeko horrek ekarri zituen mila bederatziehun eta laurogeita hirugarrena urteko a b

ikasleen arteko bereizketak alabaina gurasoak apurka apurka ohartu ziren hizkuntza ereduen gabeziak

eredu bakarra horregatik ikasturterik ikasturte gurasoen hautua

a eredua ia desagertzeraino

euskeraren kasurako propio sortutako diseinuak irakasle askoren babesa lana

hezkuntzako eragileek irakasleek batez ere sekulako lana egin izan dute urte horietan irakasleria euskaldundu ikas materiala sortu euskara eskola hizkuntza gisa prestatu pedagogia aurrerakoia landu eta abar garai batean euskarak irakaskuntzarako balio ote zuen zalantzan jartzen zutenek isildu behar zuten hasieran hizkuntza ereduen diseinua

gerora berriz ereduen gabeziak agerian geratu ziren

aspaldi konturatu ziren ikasle guztiek izan behar zutela aukera bera

maila nahikoa lortzeko hau da ez dela bereizketarik egin behar ez dela ikaslerik banatu behar jatorriaren edo zonaldeen arabera

ikasle bakoitzaren gaitasunak eta egoera abiapuntu derrigorrezko eskolaldiaren amaieran ikasle guztiek hizkuntza gaitasunaren nahikotasun maila lortu behar dutela lehendakari jauna

honek goia jo du aditu guztiek esaten dute ikertzaile guztiek abisatu digute ikerketa guztietan

diseinu honek ez duela balio ikasle guztiek hizkuntza gaitasunaren nahikotasun maila lortzeko hogeita hamar urte luze igarota

kalkulu politiko interesatua da hizkuntza ereduen diseinu honi eusteko arrazoi bakarra horregatik egiten dizugu interpelazio hau espainiako gobernuak bi mila hamalau bi mila hamabost ikasturtean indarrean jarri du hizkuntzaren kalitatea hobetzeko lege organikoa lomce delakoa

horren xedea funtsean hezkuntzaren eskumenak birzentralizatzea da autonomia erkidegoen eskumenak ebatzi eta madrilgo gobernuaren esku ipini

herri katalanen galiziaren eta euskal herriaren aurka batik bat lomce legea alderdikoia da ppren legea delako

sostengatzen du berak bakarrik lege zentralista eta atzerakoia da gaztelania lehenetsiz gainerako hizkuntzak eta kulturak zokoratzeko eta

aurkako legea da joan den irailaren hogeita bederatzian euskal herriko agintaritzaren aldizkarian argitaratu zen

autonomia erkidegoko administrazioak osaturiko bitariko lankidetza batzordeak sinatutako akordioa akordio horren arabera ze puntuan

komunikazio hizkuntza gisa erabiltzea arrazoizko proportzio batean akordio berean aurrerago esaten da hizkuntza koofiziala eta literatura eta gaztelania eta literaturako jakintzagai hezkuntza etapa ezberdinetan

pareko tratamendua eman beharrak dakar pareko garrantzia izan behar dutela hezkuntza sisteman zein da gure komunitateko hizkuntza koofiziala lehendakari jauna gaztelania euskera akaso biak noiz arte jasan behar dugu gureganako bazterkeria eta gutxiespena

ez da izendapenaren kontu soila problema politikoa da problema da madrilgo gobernuak ez diola euskerari aitortzen gaztelaniaren adinako estatusa

hori da koofizialaren eufemismoaren atzean ezkutatzen dena hori da onartezina guretzat

egin eta inposatu nahi diguten horiek euskeraren normalizazioaren aurkakoak dira kataluniako umeak espainolizatu nahi dituzten horiek dira

orain lomce egin dutenek deskubritu dutela gure hizkuntza ereduen diseinuak balio duela gaztelaniaren lehentasunari eusteko

ereduak irautea kontua da irakaskuntza hizkuntza ereduen diseinu horrek bereizkeriak sorrarazten dituela ikasleen artean diseinu horrek ez du ahalbidetzen ikasle guztiek hizkuntza gaitasunaren nahikotasuna lortzea dagoeneko ez hizkuntza ereduak euskeraren normalizazioa lortzeko oztopoa dira badakigu jakin

baduela eta zehar lerrotasuna landu nahi dela badakigu lehendakariak

horren alde horrexegatik harritu egiten gaitu ikustean nola

hizkuntza ereduen diseinua babesten duen balio ez duenean ikasle guztiek hizkuntza nahikotasun maila lortzeko lehendakari jauna

zer egin behar du jaurlaritzak derrigorrezko eskolaldiaren amaieran

hizkuntza gaitasunaren nahikotasuna lor dezaten ikasleen eskubidea bermatzeko eskerrik asko eskerrik asko

legebiltzar presidente andrea isasi jauna eusko jaurlaritzak legealdi honetako gobernu programan hartu dituen konpromisoen artean

alde batetik euskal hezkuntzaren eskumen markoan defentsa eta garapena sustatzea euskal autogobernuaren oinarrizko osagai gisa

euskal hezkuntza sistemari koherentzia eta egonkortasuna emateko hezkuntza akordioa bultzatzea eta sustatzea hezkuntzari buruzko euskal lege bateranzko urratsak emanez

bi konpromiso horiek helburu bakarra daukate gure ikasleek

ahalik eta onura handiena lortzea gobernuaren konpromiso horiek betetzeko hezkuntza hizkuntza politika eta kultura saila

neurriak hartuz hezkuntza arloan euskal autogobernua defendatzeko eta garatzeko horregatik beti esan dugun bezala

erabili ditugu orain arte eta erabiliko ditugu aurrerantzean ere beti ere gure hezkuntza sistema babesteko

diguten hezkuntza erreformaren erabat kontra gaudelako honela gauzak ondo dakizuenez jaurlaritzak bide ezberdin baina osagarriak jorratzea erabaki du aukerarik baztertu gabe alde batetik auzitegi konstituzionalean errekurtsoa aurkeztea bestetik espainiako gobernuarekin negoziazioa eta azkenik euskal hezkuntza sistemari koherentzia eta egonkortasuna emateko hezkuntza akordioak bultzatzea eta sustatzea hezkuntzari buruzko

euskadiko eta espainiako gobernuek sei hilabetez negoziatu ondoren akordio partziala lortu da akordio partzial horren zehaztasun guztiak azaltzeko asmoz agerraldia eskatu nuen nire kabuz badakit zuek ere horrela eskatu duzuela ondoren eta laster izango naiz hurrengo asteazkenean hain zuzen ere

inguruko agerraldiarekin bertan azalpenak eta zehaztasun guztiak emango ditut tarte horretan kokatzen da baita

ministeritzako ordezkariekin egindako bileraren ondorioz adostutakoa non adosten den

hartuko dela euskadiko araudian behar beste bermatzen dela gaztelaniazko hezkuntza eskaintza ez dela euskadin aplikagarria edozein kasutan gaur negoziaketaren bidetik lortutako akordioaren garrantzia azpimarratu nahi dut

onartu beharra dagoelako euskarari buruzko akordioa eta eskola kontseiluei buruz lortutakoa gailentasun handikoak direla eta zuek pentsarazi

baizik eta gure egungo egoera bermatzen dute euskarari dagokionez

euskadin bi hizkuntzak arrazoizko proportzionaltasun irizpideekin erabiltzea bermatzen duela errekonozitu du estatuak ondorioz ezingo ditu esku hartzeko tresnak aplikatu horrez gain

eskola orduak ezartzeko murriztapenik ez izatea lortu dugu beraz ez dezagun gai honen inguruan demagogia egin eta azal ditzagun gauzak diren bezala hau da

edozein kasutan gu ere ez gara akordioarekin konformatzen

eta gure esku ditugun baliabide guztiak erabiliz egingo dugu horren aurka argi daukagulako zein kaltegarria izan daitekeen gure hezkuntza sistemarentzat horregatik akordioa gorabehera eusko jaurlaritzak bere bideari ekin dio eta legearen gainerakoaren aurkako errekurtsoa aurkeztu du auzitegi konstituzionalean

eta ez ditu balio demokratikoak aniztasuna eta elebitasuna errespetatzen

dituen tresna guztiak erabiltzen ditu gure hezkuntza sistema babesteko eta hobetzeko hasiera hasieratik

irmoa eta argia izan da eta izango da eta baita euskararen defentsa

edo ez gobernu honek negoziazio bidetik zuek planteatzen duzuen intsumisio bidetik baino askoz gehiago lortu dugu

presidente andrea eskerrik asko lehen esan bezala uste nuen lehendakari honentzat euskera zela lehentasunezko ildoa usteak erdi ustel hemen

gertatzen da ikasturte bakoitzean derrigorrezko eskolaldia ikasle batek amaitzen duenean hizkuntza gaitasun nahikorik lortu gabe jaurlaritza honek holako kasu bakoitzean zapuztu

duen eskubidea herri honen hizkuntzan nahikotasun maila izateko eta hori gertatzen da ikasturtero eta gertatuko da

bereganatu nahi izan badute esfortzu izugarriak egiteko bere kaxa bere diruz ze

ondoren helduaroan zapuztu egiten da pertsona horien guztien eskubidea euskeraz jakiteko hori da arazoa

ez da guk eh bilduk esaten duelako hizkuntza ereduek ez dute balio hizkuntza gaitasun nahikotasuna lortzeko

beraz hezkuntzaren ikuspegitik bete ezin litekeena ikuspegi politikotik ezin defenda dezakeguna

esan dudan moduan ez bada interes politikoengatik komeni delako

ez naiz ni izango kritikatu egiten dutena egiten diren ahaleginak eskumenak babesteko baina nik uste tinkoago planteatu egin behar dela hemen arazoa ez da akordioa lortu izan dena hemen

ondo ikusita ere hizkuntza ereduak balio dutela gaztelaniari lehentasuna emateko hori da ikusi dutena eta horrexegatik sinatu dute

ikasle guztientzat katalanenaren hizkuntz gaitasun nahikotasun maila guztientzat

behinik behin sistema hara begira eta horrela planteatzen du hemen begirune

zenbait kasutan nire ibilbide pertsonalarengatik

eta bestea gaztelania eta duintasun minimo bat ez da bakarrik izendapen kontua

identifikatu egiten gara estatu batuetan

afrikar jatorriz pertsona horiek egiten zuten kanpaina

beren duintasuna aitortu egiten ez badigute hau da

jarritako akordio horretan euskera hitza onartzen ez baldin badute nola onartuko gaituzte nik uste koofiziala eta

koofiziala baldin bada bata eta bestea izan beharko lirateke

eta literatura eta horrela zerbait argituko litzateke etortzen zait cortazarren literatura eskailerak igotzeko instrukzioak

hizkuntza ereduen diseinuak ez du balio bermatzeko ikasleen eskubidea euskeran

nahikotasun maila lortzeko aldatu beharra dago eta gure helburua hori da aparte izango da lomceren inguruan dagoen eztabaida

hitz egiteko baina hizkuntzari dagokionez guk bi gauza eskatuko dugu begirunea euskaldunekiko eta euskerarekiko eta bigarrenik

eskolaldiaren amaieran eta horretarako hizkuntza ereduen diseinuak ez du balio eskerrik asko eskerrik asko isasi jauna erantzuteko uriarte andrea zurea da hitza

zuk aipatu duzun bezala katalunian dagoen sistema galizian dagoen sistema edo euskadin dagoen sistema ezberdinak dira eta horien arabera

lege baten aurrean egoera ezberdinak daudela gure kezka nagusia eta lehen esan dudan bezala izan da beti gure hezkuntza sistema babestea bermatzea eta horrekin batera noski

azkenean guk ere defendatu behar dugulako gure hizkuntza ados egon gaitezke

koofiziala izena erabiltzea baina hemen akordio bat lortu nahi dugunean babesteko gure hezkuntza sistema eta gure hizkuntza sistema noski

batzutan nahiz eta oso ados ez egon onartzen dugu

uste dut lortu duguna izan dela akordio honetan

zeintzuk diren gure hezkuntza eta hizkuntza sistemak eta gainera esan guk arduratuko garela nola egin behar den errespetu osoz gero izena zein den

guk egingo dugu eta hori argi dago hartutako akordioan euskal gizarteak argi eta garbi

izan nahi duela hori argi daukagu eta gizartearen gogo hori legez babestuta dago

legeak euskara jakiteko eta erabiltzeko eskubidea aitortzen diete euskal herritar guztiei eta herri agintek eskubide hori bermatzeko obligazioa daukagu

zehazten ditu eskubideak eta betebeharrak baita irakaskuntza arloan ere euskararen erabilera normalizatzeko bidean horrela dio

unibertsitate hezkuntza hasteraino egiten diren ikasketetan derrigorrezkoa da ikasleak aukeratu ez duen hizkuntza ofiziala irakastea bestalde jaurlaritzak ikastetxe bakoitzean irakatsi beharreko hizkuntza ereduak finkatuko ditu gure nahia

eta nik ideia hori azpimarratu nahi dut gurasoen nahia kontutan izatea guk jaurlaritza honek seme alaben ikasteko hizkuntza aukeratzeko eskubidea

eta eskubide hori errespetaraztea eta betearaztea gure erantzukizuna da horrez gain esan beharra dago indarreko hizkuntza ereduei esker

bai euskararen berreskuratzearen alde bai gizarte kohesioaren alde irakaskuntza elebakar erdaldunetik irakaskuntza elebidunera igaro gara

euskarazko irakaskuntza da hezkuntza ez unibertsitario osoan proportziorik altuena duena derrigorrezko bigarren hezkuntzan ikasleen hamaretatik ia bederatzik gurasoen erabakiz euskaraz egiten dituzte ikasketak osorik edo partzialki hala ere badakigu oraindik

horretarako hizkuntza ereduak hobetu eta garatu egin ditzakegu

ez da bukatu eta horregatik hain zuzen ere a ereduan euskararen presentzia areagotzea bultzatzen ari gara

eta oraindik goiz da honetaz hitz egiteko denbora behar dugu baina itxaropentsu gaude lortu ditzakegun emaitzekin horrekin batera legebiltzarrean

euskarazko lerroa indartuz eta b eredua abiarazteko plangintza eginez eta amaitzeko lehen bota dudan ideia bat azpimarratuz bukatuko dut

tresna bide eta baliabide guztiak erabili ditu inposatutako hezkuntza erreformaren kontra

aurrerantzean ere borrokatzen jarraituko dugu hezkuntza komunitatea kontutan hartuz adostasuna eta akordioa bilatuz eta funtsezkoena geure ikasleak babestuz zeren eta lortutako babestuz eta autogobernua babestuz egin dezakegu aurrera hizkuntza ereduak

eta ez bestela hemen ez dago eskumen murrizketarik hemen ez dago

bermea eta guk oraindik jarraitzen dugu eta sinesten dugun gure daukagun hizkuntza sistema eskerrik asko uriarte andrea

euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina enplegu publikoari buruzko legebiltzar aginduaren inguruan sánchez andrea zurea da hitza

nada más y muchas gracias eskerrik asko sánchez andrea

ese eventual recurso eskerrik asko erkoreka jauna sánchez andrea zurea da hitza

nada de empleo público eskerrik asko sánchez andrea erantzuteko erkoreka jauna zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna gai zerrendako hamargarren puntua interpelazioa txarli prieto san vicente euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina
mariano rajoy brey gobernuko presidentearekin egindako bilerari buruz